arratsalde on guztioi berriro ekingo diogu osoko bilkurari gai zerrendako

eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena covid hemeretziak eragindako sektore ekonomikoentzat erreskate funts bat sortzeari buruz eztabaida eta behin betiko talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den casanova jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

plenoaren jarraipena egiten ari direla denak afektatutako sektoreetako kideak eta elkarteen kideak

zuen sektore ekonomikoen alde egiten ari zareten lanagatik

gaur ere eta asko hitz egingo dugu hurrengo asteetan eta hilabeteetan zoritxarrez uste dugu ez dela beharrezkoa testuinguruaren inguruan edo sarrera berezirik

inpaktua badakigu ere sozial mailan ohitura eta harreman estilo asko hankaz gora jarri dituela pandemiak sortutako krisiak eta gaur hitz egitera gatoz pandemiak sortu duen egoeraren beste erpin batetaz erpin ekonomikoaz ez

bereziki kaltetutako izandako sektore batzuen

urtean gure erkidego autonomoan ekonomia barne produktu gordinaren arabera neurtuta ehuneko hamar bat

produktu gordina egia da datu gordin honen atzean ezkutatzen dira errealitate heterogeneoak

ez denboran ez sektoreei dagokienez denboran egia da beherakada oso kontzentratuta egon dela

hor batez ere jaitsiera nabarmena egon zen gero egon da berreskurapen bat baina ez da nahikoa izan konpentsatzeko

industria izan zen kaltetuta jarduera etenda egon zenean baina

gorabeherak badaude eta hainbat azpisektore industrialak ere badaude egoera delikatuan

zerbitzuak izan dira kaltetuagoak eta batez ere mugikortasuna eta harreman sozialekin lotutako zerbitzuak hor murrizketak egon direlako bai legez

egon delako horrek sortu du hainbat sektore eta azpisektoretan egoera larri bat eta hainbat kasutan jasangaitza

ostalaritzari buruz hitz egingo dugu baina ostalaritza ez da sektore bakarra kaltetua suertatu dena zoritxarrez egoera honen dimentsio sozioekonomikoaren zoritxarreko ikurra bihurtu da ostalaritza eta logikoa da eta gero aipatuko dugu zergatik izan den

turismoa merkataritza bereziki hainbat azpisektore baina baita ere aisialdiarekin lotutako beste batzuk kultura arlokoak sortzaileak taxiak eta abar luze bat pandemia lurrikara bat izan da lurrikara indartsua eta bortitza izan delako espero gabe harrapatu gaituelako eta zertzelada batzuekin

partekatu nahi dut zuekin loiuko aireportua

urtean bidaiarien kopurua jaitsi da ehuneko hirurogeita hamaika

edo opari denda batean duty free batean edo aldizkari denda batean ba imajinatu bidaiariak aparte

bezero potentzialen kopura ehuneko hirurogeita hamaika jaitsi da ezkontzak bigarrena hiruhilekoan jaitsi ziren ehuneko

adierazteko ere ezkontzen atzean ere sektore ekonomikoak badaudela

hondoratzen dela ehuneko laurogei batean ostalaritza ere esan dugu behin baino gehiago aipatuko dugula ostalaritzan eustaten azkeneko datuen arabera diru sarrerak bi mila hogeigarrena urtean ehuneko berrogeian murriztu egin dira uste dugu datua kontserbadorea dela kontuan hartuta azken hiruhilekoa oso gogorra izan dela baina

ofizialak ehuneko berrogei ez dago negoziorik ez dago sektorerik hau

jasateko gai denik holako beherakadak behin baino gehiago kontatu dugu diru sarrera gordinak ehuneko berrogeian murrizten direla horrek ez du esan nahi etekinak ehuneko berrogeian murrizten direla baizik eta zuzenean galeren esparruan sartzen garela

ostalariei turismoarekin lotutako jarduerak garatzen dutenei

faktura ordaintzea bakardadetik bakoitzak tokatu zaionari aurre egin behar duela

sektore batetik edo esango diegu gizarte moduan hor jarriko ditugula tresna batzuk inpaktua partekatzeko eta arintzeko

ez uzteko nik uste dut galdera horri gaur erantzun behar digula besteak beste zorte kontua da hogeita bat mendeko euskal herrian

lan egitea zorte txarra izan duzu eta kitto

zure diru sarrerak ez dira murriztu ondo zu zara tabernaria loreak saltzen dituzu taxista zara hor konpon

hori da benetan gizarte moduan eraman nahi dugun erantzuna ba guk uste dugu ezetz guk uste dugu era kolektiboan erantzun behar diogula eta sektore hauei laguntza

zenbat aldiz entzuten dugu eta esaten dugu ere ez dugu inor atzean utzi nahi baina esaldi hori zer da eslogan hutsa edo eslogan hutsala edo benetan gure jarduera gidatuko duen printzipio bat ba inor atzean utzi nahi ez badugu orain da momentua kaltetutako sektore

esateko zuekin gaude babestuko zaitugu gizarte moduan gizarte moduan erabaki dugulako diru sarrera minimo batzuk edukitzea ez dela kapritxo bat ez dela zorte kontu bat eskubide bat dela eta igual norbaitek hori entzutean prestatzen du hemen komunismo aldarrikatzen ari naizela ez gizarte honetan

lege bidez zuzenbide positiboaren bidez onartuta dago eskubide moduan diru sarrera minimo batzuk izatea lortu dugu hori eskubide

hemen ez ditugu laguntzak eskatzen jendea hezkuntza behar duenean ez dugu esaten publikotik formazioan eta jendea osasunean arazo bat daukanean ez dugu esaten lagunduko dizugu zure osasuna zaintzen hemen bermatzen dizkizugu eskubideak eta ezkerratik egia da bultzatzen dugula eskubideen irakurketa espansibo bat

hori legean jasotzen da eta dago lege bat diru sarrerak bermatzeko edonori baina pandemia honek arauak aldatu dituen heinean badirudi batzuen interpretazioan pertsona batzuk gizarte honetan eskubide subjektibo horretatik kanpo utzi duela

begira egina dagoela lege hori baina orain ikusten dugu sistema ekonomikoaren eta produktiboaren parteak diren hainbat sektoretan gelditu direla diru sarrera minimorik gabe bere jarduera ekonomikoren bidez ezin dutelako lortu eta guk artikulatu behar dugu sistema bat pertsona horiengana ere

eta hori ez da artikulatzen laguntza puntualen sistema kapritxoso baten bidez orain bai bihar ez etzi ez dakigu hori era antolatu batean

hitz egiten ari garelako eta eskubideak ez daude zortearen menpe edo erabaki puntualen menpe baizik eta egonkortu egon behar direla

inork ezin du jasan inork ez du merezi jasatea ostalaritzako langileak eta autonomoek

izan da egoera oso gogorra plano ekonomikoan eta izaten ari da eta izango da

ezjakintasuna hurrengo egunean zer egingo den eta zer ez den egingo erosketak egin behar dituzten ala ez

gauzak gero ustelduta ez gelditzeko horrelako egoera ez naiz luzatuko hilabetetan zehar behin eta berriro aipatu ditugulako inork ez du merezi

proposamen batekin gatoz behingoz egoera honi konponbide bat emateko esan dugun moduan ostalaritzakoa eta beste arlokoa ere bai gaur ekarri dugu proposamen malgua zifrarik gabe irakurri baduzue elkarrekin podemosekin sinatutako erdibidekoa hasierako proposamenetik

malgutu egin dira zifrak nahita gainera ahalbidetzeko muinaren inguruan akordioetara heltzea

proposamena erdibidekoa da elkarrizketarako deialdi bat eta bereziki gobernua sustengatzen duten

oposizioa dagoeneko elkarrizketa deialdi horri erantzun dio eta esan dudan moduan elkarrekin podemosekin erdibidekoa sinatu dugu eta ppk adierazi digu bere aldeko

proposamena ere partekatu dugu ostalaritza sektoreko hainbat elkarterekin esango nuke elkarte nagusiekin eta elkarte guztiek esan digute

plan eta proposamen propioak dauzkate eta horiei uko egin gabe esan digute bai

bat egiten dutela proposatzen denarekin eta abiapuntu egokitzat jotzen dutela guk gaur proposatzen duguna da jaurlaritzak

ezartzeko eskubidetik abiatuta inolako zalantzarik gabe esaten dugu lehenetsi egin behar dela osasuna

osasuna jokoan baldin badago hartzeko lege barruan dauzkan baliabide guztiak hori ezin da ukatu baina pentsatzen dugu erreskate funts bat antolatu egin behar dela dirua beharko delako diru asko ostalaritza eta beste sektore afektatuak laguntzeko funts bat sortu behar dela beste instituzioen partehartzearekin

galerak konpentsatzeko horiek ez direlako desagertu eta sortzeko batez ere babes sistema egonkor eta argi bat ez da posible orain berriro zenbakiak pandemiari dagokionez hobera egiten ari dira

baina ez da posible ez egotea aurreikusita gauzak berriro okertzen badira eta berriro

zer egingo dugun ezin dugu inprobisazioaren menpe utzi gobernuaren laguntza edo babes sistema sistema hori izan behar du argia arina eta egonkorra eta bermatu behar dizkio sektoreko autonomoei soldatapeko langileei diru sarrera duin eta minimoak alokairuaren kontuari erantzun behar dio ere eta

eta gero errepliketan horretaz mintzatuko gara dirua badago baina falta da borondatea

egina dago okerragoa izango zen borondatea izatea eta

dirua erabakiorra delako guk eskatzen dizueguna da jaurlaritza sostengatzen duzuen alderdioi borondate hori hartzea errekurtsoak aktibatzea eta
egoera oso larrian dagoen jendeari konponbide bat ematea eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna

euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria larrea andrea zurea da hitza

gracias eskerrik asko larrea andrea

que se vive eskerrik asko eskerrik asko soto jauna

y nadie hace nada muchas gracias eskerrik asko martínez andrea euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza

nada más y muchas gracias eskerrik asko corcuera andrea euzko abertzaleak berrojalbiz andrea zurea da hitza

gaur etorri zareten elkarteei egoera sanitario soziala eta ekonomikoa zaila da eta dagoen erronkaz baliatzeko

txina eta herri askatasunaren kontzepzio berdina ez daukaten herriek aurreratzen gaituzte eta ez hori bakarrik europa eta inguruko gatazkak

finantzarioa pandemia informazioaren manipulazioa

eta osasunetik ere hornikuntzan hasita beraz erronka berriak sortzen zaizkigu egunero egoera berriak eta nahasiagoak

eta euskadin berdina gertatzen da egoera zaila da eta hor eh bilduren irakurketarekin bat nator egoera zaila daukagu baina egoera eta erronka berrien aurrean

beraz kritika eraikitzaile gehiago behar dugu eta horrek narama eh bilduk

gobernuak egoera honi aurre egiteko baliabideak jartzen ditu mahai gainean horretarako adibidez pasa den astean onartutako aurrekontuak pertsonak babesteko eta gaurko gaiaren harira ekonomia sektore anitzetan bultzatzeko

egoera oso zaila izan arren eta diagnostikoa konpartituz gobernuaren jarreraren biratzeko pernikarraren beharrik ez dagoela argi dago baliabideak badaude lanean jarraitu behar da

aurrekontuek horretan lagunduko dute baliabideak sektore anitzei emateko gaur eztabaidatzen gabiltzan funts eta planak badaude jada aurrekontuetan aurreikusita sail ezberdinek atera edo aterako dituzten programetan badago baita ere urrian legebiltzar honek onartu zuen ekimena urriak hogeita bederatzian hain zuzen ere gaurkoaren ildo berean doana eta eh bilduk bilkura honetara ekarri zuen ekimen oso antzerakoaren ondorioz beraz ekimen honen bidez

ostean are gehiago zer eskatuko diogu eusko jaurlaritzari urrian eskatu genionaz gain egin dezatela prestatzen ari direna

su iniciativa original amaitzen joan jakitearren bakarrik eaj eta gobernuarekin
ez daukazue malgutasun hori eta beraz niri ere zuen jarrerak asko

erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria casanova jauna zurea da hitza

eskerrik asko casanova jauna euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria larrea andrea zurea da hitza

hayan tomado buena nota eskerrik asko larrea andrea elkarrekin podemos ezker

por eso en esta transaccional votaremos abstención eskerrik asko martínez andrea euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza

carmelo mesedez isiltasuna barrio mesedez gaur hizlari zaude eta isiltasuna

corcuera andrea isiltasuna casanova

casanova jauna bale zure denborara eduki duzu bale bale berrojalbiz andrea zurea da hitza

baina egoera zaila da desio guztiak ez dira betetzen nahiz eta onak izan lehentasunak jarri behar dira beharrak handiak dira

eta lanerako bide horretan denon artean lortuko dugu lehendakariak zioen moduan pazientzia eta iraunkortasunarekin gure helburua lortuko dugu auzolana da gure indarra
eskerrik asko eskerrik asko berrojalbiz andrea eztabaida amaitu denez bozketara jarriko dugu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

hogeita hamairu boto alde berrogeita bat contra bat abstentzio beraz ez da onartu erdibideko zuzenketa jarraian

ciudadanos eta alderdi popularrak aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ez da onartu osoko zuzenketa gai zerrendako zazpigarren puntua euskal talde popularra ciudadanos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena autonomoentzako laguntza neurriak inplementatzeari buruz eztabaida eta behin betiko

euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria den gil jaunak dauka hitza ekimen aurkeztu eta

eskerrik asko gil jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria garcia andrea zurea da hitza

mila esker eta arratsalde on ba berriro

babesa covid hemeretziak eragindako krisiaren aurrean berriro eztabaidagai eta zalantza barik gaiak merezi du langile

bizitzen ari diren egoera larria delako denok dakigun bezala pandemiak ekonomiaren arloan sortutako egoera benetan gogorra da

entzundakoaren ostean esan dezakegu talde politiko guztien

langile autonomoak bereziki kaltetuak izaten ari direla

ziurgabetasunaz beteriko testuinguru sozioekonomiko honetan milaka langile autonomo

pairatzen ari dira erabateko ezegonkortasun ekonomikoa eta

hemen gaudenoi behin eta berriro interpelatzen gaituzte erantzunaren zain etorkizunari begiratu ahal izateko euskal herria bilduk pandemia hasi zenetik eta daramagun legegintzaldian behin baino gehiagotan aurkeztu ditugu langile autonomoei babesteko proposamenak

duten partidu politikoen gustukoak ez badira ere guk jarraituko dugula ekartzen gure proposamenak

eremu horietan izandako galerak konpentsatzea eta eragindako sektoreei aurrera begira gutxieneko diru sarrerak bermatzea gure aurreko legez besteko proposamenak hain zuzen ere eskatzen duguna

egun egiten dugun proposamena langile autonomoei eskatzen duten babesa emateko pp ciudadanosen taldeak aurkezten duen legez besteko proposamenean badaude onargarriak izan daitezkeen proposamen batzuk

baina arrazoi nagusiak euskal herria bilduren aldeko bozka ez izateko dira bat epe luzerako proposamenak direla eta euskal langile autonomoak bizitzen ari diren egoera larriari erantzuteko orain behar dituztelako izan eta

eta gure ustez asko da hemengo gobernuari exijitu ahal

eta egin dezakeena hemengo langile autonomoen errealitatetik gertu

errealitate sozioekonomikoaren arabera hain zuzen ere elkarrekin podemos ezker batuarekin egun erdibideko

jasotzen direnak gure osoko zuzenketan hiru eskaera egiten dizkiogu jaurlaritzari bat lan autonomoaren euskal

besteak beste jaurlaritza aldundiak eta zein sektoreko ordezkariekin informazioa eta ekarpenak jasotzeko eta ez esan ppko ordezkariak esan duen bezala politikoen artean hitz egiteko

edo behintzat ez horretarako soilik ze gu geuk hemen sektoreko ordezkariekin pentsatzen dugu hitz egin behar dela bigarrena lan autonomoaren euskal mailaren esparru honetan eta alderdi politiko autonomoen elkarte eta sindikatuekin adostasuna bilatuz hau da aurreko puntuan pseko ordezkariak esan duen bezala

lan autonomoa babesteko euskal plan estrategiko bat egitea epe labur ertain eta luzera neurriak jasoko dituena covid hemeretzian krisiak eragindako galeren aurrean

babes nahikoa eta iraunkorra bermatze aldera eta hirugarrena eta hori da gure

besteko proposamena konpentsazio funts zabalgarri bat

pueden ser esas ayudas eta horregatik euskal herria bilduk zuzenketa horri ere ezezko bozka emango diogu mila esker
eskerrik asko garcia andrea euskal sozialistak pérez andrea zurea da hitza

eskerrik asko pérez andrea euzko abertzaleak zabala andrea zurea da hitza

arratsalde on denoi ez dakit askorik geratzen zaidan esateko nire aurretik

legebiltzarrak arlo bakoitzean eskumena duten erakundeei eskatzen die modu koordinatuan eta eragindako sektore eta profesionalen ekonomia eta lan jarduna eusteko helburuarekin covid hemeretziaren eraginei arintzeko beharrezko laguntzak ematen jarrai dezatela hau da euzko abertzaleak

aurkeztu dugun zuzenketa da eta bai orokorra zehaztasunik gabea

laguntzak ematen jarrai dezatela bi mila hogeiko martxoaren hamairuan lehendakariak euskadi osasun larrialdi egoeran deklaratu zuen martxoaren hamalauean hurrengo egunean pedro sánchezek alarma egoera ezarri zuen

martxoaren hamazazpi eta hogeita lau bitartean eusko jaurlaritzak abian jarri zituen ezohiko egoera horri erantzuna emateko osasun ekonomia eta gizarte arloetarako

talka neurriak onartu zituen zeintzuk egoera kaskartu ahala handituz eta moldatuz joan diren eta orain

eta berriro ere ez errepikatzeko aurreko puntuan berrojalbiz eta corcuera andreak esandakoak eta orain

pandemia honek duen aldakortasunagatik egunero erronka berriak jartzen dizkigu erakundeoi eta horrek laguntza publikoen politika mantentzea eta

eta zeregin honetarako ezinbestekoa da erakundeen arteko lankidetza eta erantzunkidetasuna baita sektore ezberdin eta profesionalekin elkarlana

gaur otsailaren hemezortzian eta bi mila hogeita bateko eusko jaurlaritzaren aurrekontuak onartu ondoren

garcia andrea etorkizunari buruz ari gara etorkizuna epe laburrekoa

hala nola enpresa txiki eta ertainei eta autonomoei finantza laguntza emateko programa berri batekin hamabost milioitako kontsumo merkataritza eta turismorako pizgarriak izango diren programak

laguntza neurriak salto txikiak berraktibatzeko zazpi milioitako plana establezimenduak modernizatzeko bat koma lau milioi edota euskal autonomia erkidegoko merkataritza balioa

baita iragan den asteartean onartutako kultura sektoreko profesionalentzako laguntzak bat koma hogeita hemezortzi milioi arte eszenikoetan edo profesionalentzako edota hirurehun eta berrogeita hamalau mila euro kultur sortzaileentzat are gehiago esan dezakegu

gobernu honek gainontzeko euskal erakundeekin duen elkarlanetik

euskadiko ekonomia eta enplegua suspertzeko programa eta konpromezua

mikroenpresei eta enpresa txiki eta ertainei bideratutako laguntzen luzapena eta pertsona fisikoen errentaren gaineko ondorengo neurriak hartzea adostu dute beste batzuen artean

gobernua sostengatzen dugun taldeok uste dugu ezinbestekoa dela erakundeen arteko elkarlanarekin jarraitzea eta baita krisi honek eragindako sektore eta profesionalekin ere

era eraginkor eta bateratuan aurre egiteko unean uneko beharrezkoak diren neurri eta laguntzak aktibatu eta egokituz eta gure zuzenketaren bigarren arrazoia negoziaketa gure zuzenketa aurkeztean uste genuen gainontzeko taldeekin erdibideko batera heltzeko arazorik ez genuela izango

baina alde batetik elkarrekin podemos izquierda unidak ez du zuzenketarik aurkeztu negoziaketarako aukerarik pp ciudadanos taldetik talde proposatzailea izanik kontaktu bakarra ere ez dugu jaso eta eh bildu taldetik gu harremanetan jarri gara gure negoziaketarako disposizioa aurkeztu dugu baina erantzuna orain dela ordubete jaso dut ba

ez dugula ezer jasoko ezta adostuko hala eta guztiz ere

ematen jarraitu behar direla eta elkarlanetik abiatuta hobetuz eta egoera egokituz joan behar direla euskadiko ekonomia eta gizarte arazoetarako batzordeak

inor atzean ez uzteko eta egoera zaurgarrien aurkitzen diren sektore eta profesionalei denon artean

beraien eta gure herriaren etorkizuna bermatu behar dugu erakundeen elkarlanetik euskadiren krisi aurreko ongizatea berreskuratu eta hobetu behar dugu eta horretarako denon laguntza

zabala andrea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda pasatuz elkarrekin podemos ezker anitza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

garcia andrea ez du hitzik hartu behar euskal sozialistak

eta eh bildu taldeari ba gaur entzun ditugu bai casanova esaten escuchar a la oposición etxebarrieta andreari eraikitzailea izan behar dela ba nik esan behar dizuet nik zurekin harremanetan jarri nintzela

eta adosteko edo gauza berriak planteatzeko baina lehen esan dudan bezala orain arratsaldera arte

izan eta orain esango diguzue nahiz eta errepikatu ekimenak

ondo nik ez daukat arazorik baina hitz egin edo adosteko prest egongo zarete

bakarrik gobernua sostengatzen dugun alderdirik gabe ez duzuela ekimenik aurrera aterako

eta uste dut heltzeko garaia dela eta denon artean gure herria aurrera ateratzeko ordua dela eskerrik asko eskerrik asko zabala andrea
elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkariak ez du hitzik egin behar

eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu euskal talde popular ciudadanos taldearen proposamenaren jatorrizko testua

beraz ez da onartu jatorrizko testua jarraian eh bildu taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita zazpi boto alde cuarenta y ocho contra beraz ez da onartu eta azkenik euskal sozialistak euzko abertzaleak aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu

bozka berrogeita bat boto alde hogeita zortzi contra sei abstentzio